arratsalde on denak saudete osea que asingo degu osoko bilkura

proposamen egin duen taldean txanda eh bildu taldearen ordezkaria ubera anderea

arratsalde on denoi hainbatetan eta guztiok esaten dugu zero hiru

garrantzitsuena dela pertsonaren garapenerako baina ez da egia gobernu honentzat ez erakutsi digu ez dela horrela

bestela egiazko inbertsio bat egingo lukeelako etapa ziklo honetan eta ez du egiten ez du inbertsiorik egiten nik gainera haratago joango nintzateke eta esango nuke

datu objektiboak ditugu esateko murrizten ari dela murrizketak egiten ari dela eta

bertara bideratzen diren politikak datu bat datu oso esanguratsua partzuergoko aurrekontua ikustea besterik ez horretarako bi mila hamalauan berrogeita hamazazpi milioi bi mila hamabostean berrogeita hamalau milioi eta bi mila hamaseian berrogeita hamairu

bestetik gobernuak esaten du ere eta gainera titular nagusia bilakatu zen haurtzaroa eta familien egoera hobetzeko

inbertituko duela eta titularra izan zen bi mila hogeitik aurrera zortziehun milioi euro inbertituko ditu

hamaseitik bi mila hogeira bitartean berrogeita hamar milioi euro

bi mila hamaseiko aurrekontuetan zero arrizabalaga anderea zuk

patatero hori bai prentsan komunikabideetan titular polita izugarria

baina errealitatea da hemendik urte batzuetara inor ez dela gogoratuko zer esan zuen gobernu honek eta gainera batek daki hemendik urte batzuetara bi mila hogeian non egongo den gobernu honetako kideak auskalo

non egongo garen baina bitartean herritarrak engainatu eta hori guztia gutxi balitz gobernu honek ere esaten du bere lehentasuna dela eskola publikoak hori ere ez da egia zeren eta haurreskola pribatuen aldeko apustua egiten du gobernu honek

banatuko ditu zero hiru zentroetan eta zikloetan

zertarako zerbitzuaren kalitatea hobetzeko eta kuotak merketzeko

datu hori daukazu bi mila hamabosteko azaroak hogeita zazpiko boletinean haurreskolak partzuergoko kuotak

direnean pribatukoak baino datu objektiboa

konprobatzeko aukera izan dutena berriki horretaz gain gobernu honek bi mila hamalauan eh bilduren ekimenez legebiltzar honetan onarturiko erdibideko bat bere osotasunean aplikatu beharrean diru

beharrean behar den bezala eta bere osotasunean egin duena da ekimena probestu aurpegia garbitzeko bai aurpegi garbiketa bat egiteko ezer aldatu gabe

familien ehuneko laurogeiaren kuota urtean hamabi euro igo direlako

ematen dira hobari horiek beraz gainera

gobernu hau eta geundenetan jarraitu dugu hori bai soineko berri bat jantziaz

digute gainera gure taldeak informazio eskari bat egin zuen eta erantzunean daukazue zuen datua da bi mila hamabost bi mila hamaseirako ezarri diren hobariak sistema horrek ere oraindik zoritxarrez

kanpo uzten dituztela eta ez daukatela sarbide errealik haurreskolak

eta hori gainera haurreskolak partzuergoan milaka plaza milaka plaza libre daudenean araban

gipuzkoan mila ehun eta berrogeita zazpi eta esan ere

plaza publikoen beharra ere nabarmena dela orduan hor

beraz gobernu honek benetan sinesten baldin badu esaten dituen horietan benetan

ez badu nahi adarrik jotzea bai eskatuko genioke benetan hausnarketa bat egiteko hausnarketa sakon bat eta serio bat urrats egingarri praktikoak eman ahal izateko eta benetan ikustarazteko benetan sinesten duela esaten duen

aukera berdintasunean ekitatean kontziliazioan sinesten duela haurreskolak partzuergoan zeren ez dugu ikusten egiten dituen ekintzekin

eta horregatik gaurkoan gure taldeak beste urrats bat planteatu du beste urrats bat planteatu urrats egingarri erreal

dagoeneko errealitatea den eta kontziliaziorako eta hezkuntzarako gobernu honek daukan bitartekorik garrantzitsuenean

ez da asuntoa etengabe bitarteko berriak sortzen aritzea baizik eta ditugunak probestea ditugunetan inbertitzea eta horiek erabiltzea

ditugun helburuetarako eta haurreskolak partzuergoan daukagun bitartekorik garrantzitsuenetarikoa da momentu honetan beraz goazen

politiketan inbertitzera oso anitzak izan daitezkeen pertsona eta familiei erantzun egokiak emateko bitartekoak eskaintzeko azken finean egunerokotasunean guztiei eragiten dien arazo horiei erantzun egoki bat emateko

pertsonen bizitzaren hasiera hasieratik zeren momentu honetan daukagun sistema da sistema klasista eta sistema segregatzaile bat haurreskolak partzuergoan sartzea luxu bat da

bakarrik batzuen eskura dagoena eta ez pertsona guztien edota familia guztien eskura dagona eta gobernu honek hori da ahalbidetu beharko lukeena

hitz egiten sistema bat non horren bitartez

aukera berdintasuna kohesio soziala ekitatea hainbeste aldarrikatzen ditugun helburu horiek lortu ahal izateko

behar ditugula horrelako politikak giza horretako politikak gure txikitxoenen garapen pertsonalarentzat haurrak izatea askatasun osoz hartutako erabaki bat izateko emakumeak bi aldiz

eta emakumeen berdintasunaren aldeko benetako autu bat egiteko eta horretarako politika publikoetan inbertitu behar da oso politika zehatz eta konkretuetan eta ez hainbeste diskurtsoetan

ari eta zoritxarrez ere ikusten ari garena da hezkuntza publikoaren aldeko autu bat ere ez dagoela ez dago hemen autu bat eta erabaki da hezkuntza publikoa poliki poliki

eta zu gaur ere azkenean gobernuarekin lerrokatuta ildo horretan

ekintzekin eta politikekin erakusten da eta horregatik gaurkoan ere

badirudi aukera hau ere batzuek galdu nahi dutela baina guk jarraituko dugu lanean aukera paregabea geneukan eta iruditzen zait ere ba baten bat zentzuduna egongo balitz ere

alde kontziliazioaren alde berdintasunaren alde azkenean pertsonen eta familien alde eta batez ere zoritxarrez

ekonomiko apalenak dituztenen alde zailtasun gehiago dituztenen

daukagun sistema hobetzeko beste neurri bat progresibitatean sakontzea horregatik lau tramu proposatzen genituen lehenengo tramua hamabi mila euroko

beherakoentzat eta hori doakoa izatea

gutxieneko soldata oinarrizko errenta eta etxebizitzarako dagoen prestazio osagarri hori kalkulatuta ez pentsatu hamabi mila euroko errenta

ez dakit zer nola dauden ez pentsa ez pentsa orduan iruditzen zaigu

eta gure helburua da zero hiru doakoa izatea gainerako hezkuntza

gainera sinestuta gaude etaparik ziklorik garrantzitsuena dela baina

eta praktikoak eta nahi izan duguna da urrats egingarri bat ekarri hona urrats egingarri bat eta horregatik planteatzen genituen lau tramu eta doakotasuna eta iruditzen zaigu posible dela eta horretarako bitartekoak badituela ikusita aurrekontuak ikusita azken ikasturte honetan bi mila hamabost barra bi mila hamasei zer gertatu den haurreskolak partzuergoan

murrizketan bekak kendu direla eta lehen eman ditudan beste gainerako datuak beraz

doakoa eta besteetan hobarietan sakontzea

planifikatzen posible izango litzatekeela horrelako proposamen bat

saiatu gara saiatu gara gainerako alderdiekin aukera hori irekitzen ez da posible izan eta hemen

bere autua egin duela eta bere erabakia hartu duela baina guk orain arte bezala gaur

lanean jarraituko dugu berriro ere proposamenak ekarriaz iruditzen zaigulako posible dela eta garrantzitsua dela hementxe daukagu kide bat bikiak dituena hurrengo ikasturterako joan da

ama bakarra bazara aita bakarra baldin bazara eta bikiak baldin badituzu esaterako edo bikiak izan gabe adin horietan bi ume baldin badituzu segun zein tramutan zauden

ahalko dute beste batzuek ezingo dute ba laurehun euro izan daitezke

orduko tarte horretan orduan iruditzen zait hemen gaudela eguneroko ogiarekin jokatzen familiekin eta pertsonen egoerekin jokatzen ari garela

orduan goazen benetan gai honi buelta bat ematera zeren garaiak aldatzen doaz eta herritarrek

hemen erantzunak emateko gaude eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda euskal talde popularra oyarzabal jauna

eskerrik asko oyarzabal jauna euskal sozialistak celaá anderea

señora presidenta señorías arratsalde on guztioi

mistoa maneiro jauna zurea da hitza

y mucho más ambiciosa gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak arrizabalaga

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari jauna sailburua legebiltzarkideok arratsalde on denoi

bere figura goraipatu barik zaintza eta hezkuntza uztartzen dituelarik bi urtetik beheragoko

hezkuntza eta garapena bultzatzen dute familiekin elkarlanean ongizatean ahalmenen garapenean eta berdintasuna eta errespetuan oinarrituz familiei laguntza zerbitzu bat eskaintzen die zaintza eta arretaren bitartez familia eta lanaren arteko kontziliazioa ahalbidetzeko eskola komunitatean desparekotasuna gainditzeko hezkuntza sustatuz como decía

hiru lurraldeetako ehun eta hirurogeita hamazazpi herrik osatzen dute

bi mila hirugarrena urtean sortu zenetik laurehun eta laurogeita bat plaza kopurutik

ibilbidea egin duelarik eta ibilbide horretan ezarritako hainbat berrikuntza eta hobekuntzetatik

beraz bi mila hamabosteko martxoaren hemezortziko akordioak jada ezarri zuen bi mila hamabost bi mila hamasei ikasturterako familien egungo ordainketa sistema aldatzea derrigorrezkoa ez den eskolaratze etapa honek familientzako bidezkoagoa den sistema bat izanik errentaren arabera mailakatzea

hau da errentak erabakitzen du familia tipologiarekin eta seme alaba kopuruekin batera zein tartetan kokatuko den familia bakoitza

bost orduko zerbitzuagatik ehun eta hirurogei euro hilean eta zortzi orduko zerbitzuagatik berrehun eta zortzikoa

mantendu egiten da eh bilduk legez besteko proposamena

eta baita ere atzo emandako prentsaurrekoan horrela adierazten du baina ahaztu egin zaiona edo azaltzea ahaztu zitzaiona kasu horretan da

bukatzear dagoen kurtso honetatik aurrera celaá andreak azaldu duen moduan

euro bitarteko errentadunek ehun eta laurogei eta ehun eta berrogei bere

hori da gaur egun ematen ari dena jada bai bai jaurlaritzak

urtetik aurrera modu horretan definitu du haurreskolen kuotak errealitate bat da gauza bat da

tramoak hori zuen arazoa da baina errealitate bat da haurreskolen kuotak definituta daudela sistema berri batean eta jaurlaritzak martxan jarrita dauka sistema berri hau bi mila hamabostgarrena urtetik aurrera

ari gara denbora guztian legeak berak ezartzen duelako errentaren araberako zerbitzuen ordainketa estandarizatua izan behar dela

ezarri ditu tramo horietan eta kantitate horietan hainbat familiek etekin atera diote sistema berri honi

itxaron behar barik hori da garrantzitsuena ildo honetan sinatu dugu gaurko erdibidekoa talde sozialista eta talde popularrarekin erantzukizunaz eta koherentziari erreparatuz ezarri berria den kuota sistemari aukera emanez eta jarraipen bat egin diezagun eskatuz

hobekuntzak ezartzeko asmoarekin eta kaltetuak diren familien

koherentziadun jarrera horregatik hemendik aurrera eta kuota sistemaren ezartzearekin bat

orain arte egin duen moduan gizartean sortu daitezkeen behar izan beharrei berriei erantzutea

hobetzea familiekin elkarlana burutzea langileen garapen profesionala bultzatzea segurtasuna eta osasuna bermatzea euskararen erabilera indartzea eta
berdintasuna sustatzea eta guzti horietan gure taldearen babesa eta laguntza beti izango du eskerrik asko eskerrik asko
arrizabalaga andrea erantzunen txandara pasatuz ubera andrea zurea da hitza

zein familientzat benetan diseinatu nahi dugu sistema zeintzuentzat

ez dela momentua ebaluatu egin behar dela gu benetan pozik egongo ginateke

baina zoritxarrez ez dago lehenengo txandan ere esplikatu dut soilik aurpegi garbiketa bat egin da jarri dira tramoak

progresibotasunean sakontzea eta lehenengo tramuari doakotasuna jartzea zergatik

lehengo bekak ziren eta gainera aprobetxatu da

eta kuota igotzeko total parra zeren jaurlaritzak sistema eraberritzeko bi mila hamabost barra bi mila hamasei ez du jarri euro bat

bera ere ez eta benetan sistema aldaketa bat egongo balitz

egongo litzateke alderantziz murriztuak egin dira aurrekontuak

behar dugun bestela lehenengoa eskatuko lukeena ebaluatzea eta ebaluatu ostean progresibotasunean sakontzea eta beste urrats bat ematea hemen klase ertainak eta altuak ez daukate arazorik haurreskolak partzuergoak klase ertaina eta altuentzako dira

arazoa da besteak daukatela arazoa ekonomian zailtasunak

baxukoak eta benetan haurreskolak partzuergoak sistema publikokoak direnean

ez dute aukera berdintasuna bermatzen ez dute laguntzen berdintasunera urrats bat ematen eta hori izan beharko litzateke ere

hezkuntzaz gain daukagun sistema sistema klasista

beharrak ase betetzeko gu gaude hemen gehien behar dutenei batez ere bitartekoak eskaintzeko sistema publiko sendo bat eraikitzeko hori da behintzat

sistema karitatibo bat guk bilatzen duguna eta eh bilduk bilatzen duena da sistema kohesionatzaile bat eraikitzea sistema publiko

inbertsioa egin behar den bezala benetako kohesioa bermatu ahal izateko eta gero esaten zaigu familien aukeratzeko askatasuna bermatu behar dela barkatu hemen batzuek ez daukate aukerarik ez daukate

batez ere emakumeak etxean geratzen dira zaintza lanetan

eta gero nola joango gara familia horiek gizarteratzen

sustatzen beraiei jartzen diegunean sistema publikotik oztopo horiek ez dauka ez bururik ez hankarik

pena bat da aukera bat eta beste ditugunean ikusten da gobernu honentzat

ez dela lehentasuna eta are gutxiago eskola publikoa ez da lehentasuna

andrearekin ez daukagula eztabaidatzeko aukerarik edota berarekin elkarrizketa bat izateko zeren gustura entzungo nioke uriarte andreari eta eskatuko nioke argitzea benetan

partzuergoari buruzkoa etorkizunera begira

partzuergoarekiko hori jakin nahiko genuke eta ez nuke nahi eztabaida bukatzea gauza bat azpimarratu gabe

eajk ahalbidetzen duenean sare publikoko kuotak garestiagoak pribatuko kuotak baino herritarrei mezu argi bat mezu bat baino gehiago ematen ari da sare pribatuan sinesten duela

sistema publikoan ez duela sinesten haurreskolak partzuergoan ez duela

eta hori dela bere aukera bere aukera dela pribatua eta ez publikoa

hori da aukera askatasuna hori da herritarrei ematen ari garen aukeratzeko askatasuna

eskerrik asko ubera andrea oyarzabalek ez du hitzik hartuko celaá andreak hitza hartu behar du maneiro ez dago arrizabalaga anderea zurea da hitza

aurrekontuek eta kuotek ez daukate zerikusirik aurrekontu baxuagoa bada higiezinetan inbertsio gutxiago delako da ez dagoelako hainbesteko beharrizanik atzo bertan azaldu zen batzar orokorrean

publikoak dira dokumentu horiek beraz ikustea baino ez dago beste alde batetatik bi mila hamalauko ekainean hezkuntza batzordean gai honen inguruan eztabaidatzeko aukera izan genuen

erdibideko onartu zen legebiltzarrak haurreskolak partzuergoko zuzendaritza batzordeari eta hezkuntza sailari eskatzen dio

besteak beste kuotak familien diru sarrera eta ordutegien araberako tartetara egokituz progresibotasunean oinarrituz gaur ere bai progresibotasuna hitza entzun izan dut eztabaida guztian zehar

berresten dut eh bilduk sustaturiko proposamen

edo hau ez dela berria uriarte sailburuak berak batzorde berdinean hilabete bat lehenago bi mila hamalauan agerraldi batean adierazi zuen sailak kuotak barematzeko sistema bat ezartzearen aukera

familien diru sarrera kontuan izanik kalkulatuko zirenak

eta erdibidekoa ekainaren seikoa da beraz gobernuaren asmoa argia izan da beti gai honetan hasieratik orduan guri harritu gintuena izan zen bilduk erabilitako progresibotasunaren terminoa

egokitzapenak modu progresiboan ezartzea eskatzen zen baina goiko

ezarriz berriro ere diot hori ez dela progresibitatea ezartzea

momentu horretan bilduk zeukan dogma hori quien más tiene más paga

quien más tiene más de eh bildu hori zen zuen dogma bai zuen web orrian dago

ez zenuten erabili quien más tiene más paga según para qué según donde eta orduan salatu nuen guzti hori guretzako itxurakeria zela

zaretena gaurko legez bestekoa aurkezterakoan

eh bildu doakotasunaren bidean zaudela adierazi bai

proposatzen duzuena eta bai bi mila hamalauan eta bai orain da

arabera eta zer egin du jaurlaritzak bi mila hamabostean

diren ezarri horixe bera egin du

hobari sistema ezarri da orduan zertara dator legez besteko hau ez diozue zuen prentsaurrekoan ez dela egun batetik besterako zerbait ez al da kuota berrien sistema urte honetan ezarri eta jada aldatu beharra dago

hutsa ez al da guztiz irresponsablea atzoko haurreskolak partzuergoko batzar orokorrean

bilduren izenean idatzi bat irakurtzea eta idatzi horretan esaten zen zuen proposamena legebiltzarrean jada onartutako

oraindik zer gertatuko zer jakin barik bai bai hori irakurri zen bilduren izenean atzoko

hori itxurak egitea da edo bestela egia ez den informazio zabaltzea

engainatzeko edo ez dakit zelako nahietan baina hori da egin duzuena besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga

eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hemeretzi bai berrogeita hamabi ondorioz ez da onartu jarraian euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketak bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ondorioz onartuta geratu da gai zerrendako zazpigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkaria den sarasua andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak arregi anderea

bai eskerri asko legebiltzarkiburu andrea sailburu

alderdi sozialistaren pentsioak osatzeko modalitateko diru sarrerak bermatzeko errentaren prestazioei buruzko legezbesteko proposamena dugu eztabaidagarri lehenik eta behin gaia guztiz teknikoa eta juridikoa dela esan behar dugu eta saiatuko gara azaltzen zergatik

oinarrizko ekimenak eskatzen duena gizarte segurantzak lanbidek eta euzko abertzaleak taldeak egiten dugun interpretazio bera

egia da lanbidek interpretazio aldaketa bat egin zuela interpretazio aldaketa guztiz zilegia dena sarasua andrea hain zuzen ere gizarte segurantzarekin gaia ondo aztertu ondoren eta esan beharra dago

juridiko eta helburu ezberdinak dituzte aipatutako laguntzek horregatik laguntza bakoitzak baldintza eduki eta muga

lanbidek beraz hasieran pentsionista gisa onartzen zituen bi kasuak gurasoak laguntzaren titularrak zirenean seme alabak legez ezgaituta zegoenean

zuzenak zirenean sortutako interpretazio arazoak direla eta lanbide gizarte segurantzarekin hartuemanetan jartzen da eta argi gelditzen da bigarren kasua seme alabak ezgaituak prestazioen titularra izatea bakarrik

honegatik ezin dugu zure ekimena onartu sarasua andrea horregatik

bakarrik aipatu kasu honetan beharrezkotzat hartzen dugula gizarte segurantzak ematen duen prestazio baten inguruan ari garenez interpretazioa

prestazio emailearekin eta hori da gure zuzenketak eskatzen duena hain zuzen ere

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

arratsalde on guztioi gaur berriro ere

behar dugu zehazki dibertsitate funtzionala edo menpekotasun egoeran dauden pertsonei buruzko eztabaidan arituko gara gure abiapuntu gai honetan kolektibo zaurgarrietariko baten eskubideak

eta kolektibo horrek bizitza osoan aukera berdintasunez eta modu efektiboan parte hartu ahal izan dezaten funtsezkoa da

batzuk bermatzea eremu guztietan eskubideak pertsonak jarduteko hazteko eta parte hartzeko eremu sistemak edota laguntza baliabideak edota zerbitzuak eman behar dizkiotenak eta baliabide guzti horien artean

edota oinarrizko bizi baldintza duina bermatzeko gaur talde sozialistak proposatzen diguna eragile batzuk eskatu digute

uztailaren hogeita bateko ebazpenean proposamen hau sakonean ezagutzea ez da erraza aldaketa normatibo eta moldaketa batzuk

eta lege horretan bizikidetza unitateen inguruko artikuluan

jasotzen da eta gure ustez kolektibo hau bizikidetza unitatetzat hartzen da hau da pertsona horiek pentsio osagarri hori jasotzeko

eh bilduk behin baino gehiagotan adierazi du ganbara honetan bat gatozela gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko legea aldatzearekin eta horren alde

azken helburua eskubideak zabaltzea eta osatzea izaten bada baina kasu honetan egon den aldaketak norabide kontrakoa hartu du

ez dugu konpartitzen batez ere aldi honetan galtzen duena berriro ere

gaur talde sozialistak aurkeztutako legezbesteko proposamena guzti onargarria iruditzen zaigu eta beraz aldeko boska emango diogu beste bi talde desberdinek aurkeztu duten zuzenketei buruz

lehenengoa nahiz eta upydren zuzenketa konpartitu egia esan nahiko orokorra da eta ez dauka harreman zehatzik gaurko gaiarekin hala ere ondo legoke zuzenketa hori beti presente izatea oinarrizko printzipio gisa

eta bigarrena ba eajk aurkeztutakoa egia esan ez dugu konpartitu ez ulertu planteatuta dagoen bezala

azaltzeko sakonean baina aurreratu dugun bezala jatorrizko testuari aldeko bozka emango

eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea

bai eskerri asko berriz ere legebiltzarkide andrea estoy de acuerdo

bai zure baimenarekin eserlekutik damborenea jaunari bakarrik erantzuteko señor damborenea creo que me ha entendido mal

eztabaida amaitu denez botoetara jarriko dugu euskal sozialistak taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hogeita zazpi ez ondorioz onartuta geratu da

euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua arabako erremolatxa sektorearen etorkizunari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda lópez de ocariz anderea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

nada más y muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea

bai arratsalde on guztioi nekazaritza kontuetan

talde popularrak erabaki batzuk babestu izan ditu nekazaritzako ekoizpenak erregulatzeko zeuden sistemak

esne kuoten desagerpena bi mila hamaseiean mahastiena

izango da erremolatxarena eta talde popularrak ez du inolako erregulaziorik nahi dena merkatuaren esku utzi nahi du merkatuak dena erregulatzeko gaitasuna duelako baina noski kontutan

sozialki sor ditzakeen sarraskiak ez dituela

eta merkatuak ez daukalako ikuspegi sozialik ez dauka ikuspegi ingurumen ikuspegirik ez eta osasun ikuspegirik duen ikuspegi bakarra da ba korporazio handientzat etekinak ateratzea

herritarren interesen gainetik jartzea beraz talde popularrak europan kuotak desagertzea

erabaki duenean eta nahita erabaki duenean hori horrela izatea hemen legebiltzar honetan erabaki horrek

konpontzeko proposamenak aurkezten aurkezten ditu zuek europan kuotak esne kuotak esne kuotak desagertzearen alde egin duzue

gero zuek zarete hemen legebiltzarrean kuoten desagertzeak sortaraziko kalteei

aurkezten duena zuek europan mahastien kuotak desagertzearen alde egin duzue eta gero zuek zarete hemen legebiltzarrean kuoten desagertzeak

zuek europan erremolatxaren kuotaren kentzearen alde egin duzue eta gero berriro ere zuek zarete hemen

egiteko proposamena aurkezten duzuena eta hau iruditzen zaigu dela etengabeko

benetako erabaki garrantzitsuak sektoreari dagozkionak europan hartzen dira

serioak eta horiek han babesten dituzue eta gero hemen egiten duzuena da

ipini eta sektorearekiko interesa daukazuela agertu arazi nahi eta guk bueno jendea despistatzeko egiten duzuen ahalegin horretan

ez dizuegu lagunduko zuen ekimenari ez bozkatuko diogu

jokabide hau ez dugulako konpartitzen eta hori salatu nahi dugulako bozkatuko dugu ez arabako

panorama oso zaila dauka ondorengo urteetarako ere

sekulako menpekotasunak dituzte eta gainera araban ekoizten den erremolatxa guztia mirandako

eramaten da beraz ekoizten den guztia leku berdinera

sortzen duen ere beste menpekotasun batekin eta hau gutxi balitz hau gutxi balitz ba ppk bultzatuta erremolatxa kuotak

doaz ikusten dugu zuen proposamenean jaso dituzuen puntuak ba datozela gehien bat erremolatxaren ekoizpenari nekazarien zereginari begira eta puntu batzuekin adostasun gehiago beste batzuekin gutxiago izan dezakegu

izatea nahi baldin badugu nolabaiteko ikuspegi integral bat eman behar zaiola edo ikuspegi integral batetik

eta soluzioa ere hortik etorri behar dela hau da ekoizpenaz gain garrantzitsua dela ere transformazioa eta
merkaturatzea bera ere kontutan hartzea eskerrik asko lazarobaster jauna

eskerrik asko fresno anderea euzko abertzaleak tellería jauna

eskerrik asko tellería jauna norbaitek hitz hartu nahi du ez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

hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita hamaika bai hogeita bat ez